egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet bigarren puntua beste baterako utzi dela

legebiltzarkideek egindako proposamena osoko bilkurak ikerketa batzorde berezia sor dezan osakidetzaren lan eskaintza publikoan eta pertsonal politikan

ahalbidetzen dituen ikertzeko eta irregulartasun horietatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

gaurko osoko bilkura hasi aurretik aprobetxatu nahi nuen argiako kazetariari lander arbelaitzi gure elkartasuna eta babesa adierazteko kazetaritza egitea ez delako delitu eta animo guztiak eman nahi dizkiot informatzen jarraitu dezan

bihar aprobetxatuko dut ongi etorria emateko murga

abenduan ere eztabaidatu genuen ikerketa batzordea sortzeko eskaria eta orduan orduko osasun sailburuari darpón jaunari esan nion

izango beti egon den eta ohikoa izan den funtzionamendua justu berari eztanda egitea baina tristeena zela ordura arteko sailburuak ezer ez

aldatzeko baina berak aukera bat zuela funtzionamendu hori kultura hori aldatzeko aukera ez zela indarrean zegoen funtzionamendua mantentzea bermatzea eta zilegitzea eta esaten nion pena merezi zuela saiatzea baina darpón jaunak

ondorioz bakoitzak egiten dituen ekinbideen ondorioak asumitu behar ditu eta berak erantzun politikoak onartu behar izan ditu hala ere

ardura politikoak asumitu behar izan ditu baina hala ere garbi esan nahi dut hoberena opa diogula maila pertsonalean nahiz eta guk ez dugun konpartitzen

gaitzesten dugun kudeaketa hori eta onartezina iruditzen zaigun baina urkullu jauna badakizu zer den tristeena osakidetzako lan eskaintza publikoan gobernuaren aldetik zein erabaki nola eta noiz hartu diren erakusten duzuela edo ematen duzuen inpresioa dela

axola zaizuela hori da ematen duzuen inpresioa da mantendu nahi duzuela indarrean dagoen kultura eta orain arte osakidetzako giza baliabideetako zuzendaria alboratzea eta osakidetzako zuzendaria alboratzea beraien dimisioekin kortafuegozak ipintzen aritu

izango balira bezala eta osasun sailburuaren dimisioa gehiago izan dela kalkulu elektoral huts bat

osakidetzako lan eskaintza publikoaren kudeaketaren ondorio hori da ematen duzuen inpresioa beraz erakusten duzuena da pertsonak erabiltzen dituzuela sistemaren mesedetan

gainetik kudeaketa on eta gardenaren gainetik eta okerrena da ez zaudetela prest aldatzeko edo hori da behintzat orain arte ematen duzuen inpresioa tristeena da ez zaretela ohartzen sistema horrek batez ere erakundeak eta politikaren izena kaltetzen dituela sinesgarritasuna galtzen dela

aldatu behar duzue ezta gobernu kudeaketa bat egin beharrean kudeaketa komunikatiboarekin jarraitzea titular kolpeen bidez gobernatuz eta kudeatuz baina benetan merezi du ekosistema mutatu hau mantentzea hain inportantea da sistema hau mantentzea beitu

eta zintzilikatzen ari zarete baina oilategian eskua sartzen ez duzuen bitartean

sentitzen diren oilo horiek bere tokian jartzen ez dituzuen bitartean hau da ekosistema bere izaerara itzultzen ez den bitartean

denon artean egin genezake edo denon artean egin beharko genuke bakoitza bere erantzukizunaren mailan guztion artean gobernuan legebiltzarrean eta baita bide judizialean ere hiru bideak osagarriak direlako eta hiru bideak

direlako eta gaurkoan ikerketa sortzeko eskariarekin helduleku bat

jarri nahiko genuke laguntza bat mahai gainean egoerari buelta emateko ez dugu gutxienez beste hamabost urteetan

aldatzeko gogoratu nahi dut merino auzia izan zela laurogeita hemezortzian

bi mila seitik bi mila hamazazpira eta por tzierto bai múgica andrea eta bai darpón jaunak ere

idatzi bat egin zuten eta sinadurak bildu zituzten babesteko orduko kudeaketa

ikertu etxea txukundu ordenatu badakit oso konplikatua dela badakit ez dela oso erraza zergatik nahi da dena berdin jarraitzea zer dago atzean eske ez dugu ulertzen interes partikularrak interes ekonomikoak

beharrezkoa dela funtsezkoa dela ikerketa batzordea ezagutzen dugu legebiltzarrean eta batzar nagusietan egiten diren ikerketa batzordeak ni neu victor bravoren ikerketa batzordean egon nintzen

horrelako ikerketa batzordeak dituzten mugak baina pentsatzen dugu inoizko aukerarik hoberena dugula osakidetzako profesionalek eskatzen digutela eta ikertu behar dugula gertaturikoa non dauden hutsuneak zer hobetu behar den zer aldatu behar den ondoren bermeak jartzeko bermeak jartzeko

ardura politiko gehiago baldin badaude ardura politiko horiek ere zehazteko zeren aktak irakurri dituzue espedienteak irakurri dituzue begira

zeren aktak irakurtzen badituzue agerian geratzen da osakidetzako zuzendaritzaren eskuhartzea argi geratzen da osakidetzako zentralen eskuhartzea argi geratzen da legea manual operatiboa ez zela bete argi geratzen da

abar eta abar eta hori dena idatziz jasota dago

politikoki badago zer ikertu politikoki badago zer egin eta guk ez diogu gure erantzukizunari ihes egin nahi eta gure lana egin nahi dugu justizia epaitegiek bere bidea egin beharko dute baina gure bidea osagarria da eta beharrezkoa da ondoren neurri politikoak hartzeko gu hemen politika egiteko gaude ez

emateko eta ongi zehaztu behar dira irregulartasunak gertatzea ahalbidetzen duen antolakuntza zein den aldatu ahal izateko izendapenen politika kontratazio politika egon daitezkeen gabeziak zuzentzeko bestela

justizia epaitegiek sententzia ematen dutenean eta zigorra balego zigorra ordainduta ere zigorra ordainduta ere ez bada osakidetzako funtzionamendua aldatzen

politika aldatzen denak berdin jarraituko du denak berdin jarraituko du agian eztanda egingo du edo ez agian publikoa izango da edo ez

itxaron beharko dugu baina horrela jokatuko bagenu arduradun politikook gizarteari iruzurra egingo genioke gizartea engainatuko genuke eta guk ez diogu nahi gizarteari iruzur egitea engainatzea

nekane ongi etorria zure etxera hoberena opa dizut maila pertsonalean espero dut maila politikoan orain arteko gestioari norabide aldaketa emango diozula apurketa bat

hala bada ondoan izango gaituzu bide lagunak izango gara ala ez bada eta atzo egin zenituen deklarazioen bidetik jarraitzen baduzu aurrean aurkituko gaituzu beraz aukera aprobetxatu eta jarraitzen dut hechos son amores hechos son amores eta momentu honetan

politika aldaketa bat bestela ulertuko dugu gobernu honek berdin jarraitu nahi duela osakidetzaren eredua mantendu nahi duela

politikarekin jarraitu nahi duela mehatxuaren politikaren jarraitu nahi duela hori bai kalkulu elektoralen

erabiliz kasu honetan titular mediatikoak tinta izango balira bezala tinta titular mediatikoak botaz dena

eta zikintzeko politikaren sinesgarritasunean irabazteko osakidetza indartzeko erakundeen izen ona
errekuperatzeko isiltasuna mesedez nahiz eta titularrik ez duen ematen nahiz eta mediatikoa ez izan

batez ere oraingoan auzi honek eztanda egin zuenean urbildu zitzaizkigun osasun profesionalek eskatuko zigutenagatik argi eta garbi esan ziguten ez dugu nahi oraingoan

auzi mediatiko huts batean geratzea nahi dugu benetan oraingoan

eredua aldatzeko sistema aldatzeko kultura osakidetzako kultura aldatzeko denok irabaziko dugulako murga andrea denok irabaziko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

ardura osoarekin jokatu duela eta osakidetza izen ona bermatu nahi izan dugula jarraitu dugun jarrerarekin

geratu da hemen eskaintza publikoen printzipioak ez direla bermatu eta aldi berean gardentasuna kolokan geratu dela

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria macazaga anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta murga sailburua

zorterik onena zure lanerako zinismo hutsa ubera anderea zinismo hutsa

eta zinismo hutsez etorri zara hona zinismo hutsez darponek ez zuen aukera aprobetxatu egoera argitzeko dinozu darpónek lehenengo momentutik eta

ineficaz del caso eta macazaga andreak ezer ez zela egin

lehenengo momentutik lehenengo momentutik hainbat eta hainbat pausu emon ebazan eta zuk zuk eta zuk

behin eta berriro legebiltzar talde legebiltzar honetara

fiskaltzara informazio guztiak bialdu eban

darpón jaunak eta jaurlaritzak arartekoari txosten eta informazio guztia bialdu eutson txosten hori egiteko

beragaz egon ziren eta elkarren artean lan egitea

legebiltzar honetan eskatu izan den informazio guztia eta gehiago izan dugu egoera guzti honi buruz faltsukeri hutsa eta zinismo hutsa da

egin ezer eta ez dala informaziorik emon ez da egia

zuek uste duzue zuek horretan ibilita mundu guztia berdin dabilela

jaurlaritza honek euzko alderdi jeltzalea bera izendatu ebanean

darpónen tailako sailburu baten burua ipiniko leukeela por cálculo electoral nik ez dakit

baina nik badakit darpónek balio erantzia eman deutsola euskal osasun sistema publikoari

dakizue gauza bera eta gure arteko gudan

erabili horren ondorioz euskal sistema publikoak osasun sistema eroateko kide hauen lider handienetariko bat bidean itxi dau bakoitzak bere etika

eta bakoitzak bere ardura allá cada uno con su conciencia baina hori da errealitatea

guk sinesten dugu euskal osasun sisteman

langile guztien kalitatean eta kualifikazioan

ezin hobea dela badakigu jaurlaritzatik egiten den ahalegin ekonomikoa hiru eurotik bat inbertsiotara zuzenduta eta teknologia zuzenduta

beste leku batzuk batean ospitaleak zarratzen izan diren bitartean euskadin darpón sailburu izan den bitartean hiru ospitale zabaldu dira

eta hemen guztiok ezagutzen dogu zer den errealitatea horregatik

eraginik izango obstáculos para trabajar el modelo de la ope baina zelan da posible egin da ikerketa bat oviedoko unibertsitategaz legebiltzar honetan ezagutzen dena

arartekoak aipatzen dauena beste inon egin ez dana dala

planteatu izan da jiménez asensio irakasleak

aldatzeko jaurlaritzatik talde bat dago horretarako zuzenduta lanean dagoana nekane murga gaur sailburu dana zuokaz batzartu izan da aurreko asteetan

guk geuk legebiltzar talde ezberdinek atzo bertan sortu genduan horretan aurrerapausoak emateko baino zuek ukatzen dozue jaurlaritzak borondatea daukala hori egiteko

zinismo hutsa hori da hemen dagoena eta ikerketa batzordea barriro hona abenduan eztabaidatu zan atzera bota zan

zuen agenda politikoan hori dagoala ekartea astero

prentsaurreko bat edo hona ekimen bat euzko alderdi jeltzalearen edo jaurlaritzaren edo urkulluren zalantza deukat zein dan operación pnv operación urkullu

ardura politikoetarako gura dozue ikerketa batzordea oraindik egiaztatu barik dagozanean

hemen zuzendari batek zuzendari orokor batek sailburu batek ardurak hartu ditu asunción de responsabilidades políticas señora garrido

zer gura dozu judizializatzea prozesua badago judizializatuta

badago jaurlaritza lanean badago legebiltzarra lanean zein da gaur eztabaidatzen gagozan honen helburua ba nik esango deutsut hori da la operación pnv operación urkullu eta darpón hor pieza bat baino ez da izan zoritxarrez zoritxarrez berak ematen deutson balio erantsiagaz egin dan lanari

sarri askotan ziur nago guretariko asko heltzen garala etxera esanez zer emoten deutsogu guk politikari zer balio erantsi emoten deutsogu

edo altuan ni esaten nagoan moduan edo isilean aitortuko dogula

osakidetzari eta osasun sistemari herri honetan eta operación pnv horretan zuok gertatzen dana da zergatik ez daukazue proiektu politiko bat definituta alternatibo lez herri honetarako

ikerketa batzorde batean tellería jaunak eta nik epsilon eta hiriko ikerketa batzordean egon ginan

orduko ondorioak zeintzuk izan diran nork eskatu dau barkamena

nork aztertu dau ze kalte egin ahal dan horrelako gauzakaz

erantzunen txandan eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

meatsuaren politika beldurraren politika gorospe andrea operación bikini da gure helburua nirea behintzat

va a continuar hor ari gara ekainetik ekaina iraila urria azaroa eta guk lanean jarraituko dugu hauteskundeak egon

kanpaina egon edo kanpaina ez egon guretzako berdin delako eta guk lana berdin berdin egiten dugulako zuentzako gauzak aldatzen dira

darpónen dimisioa argi geratu da kalkulu elektoral huts batetan

hemen erantzun behar den galdera bakarra da hurrengo

zeintzuk aukeratu behar dituzte nortzuk aukeratu behar dituzte lanpostuak nortzuentzako izango dira lanpostuak hori da erantzun behar den galdera eta guk nahi dugu lanpostu horiek hoberenentzat eta prestatuenentzat eta horretarako lan egingo dugu eta horretarako ari gara lanean eta hori da hemen erantzun behar den galdera bakarra lanpostu horiek zeintzuntzat dira norentzat dira hori da erantzun behar den galdera

besterik gabe eta guk lanean jarraituko dugu iraila izan urria izan

lan berberarekin egiten ari gara eta pentsatzen baduzue urtarriletik maiatzera

kamara hau disolbatu denok etxera eta punto pelota goazen hori egitera dena elektorala baldin bada lan guztia

ezer gertatuko eta gero hemen oso ohikoa da dialektikak danerako balio du eta normalean komodinak daude legea

eta beste bat da bide judiziala gaurkoan asko erabiltzen dena bide judiziala ikerketa batzordea aurrera ez egiteko eta gaur atera da beste bat el buen nombre de osakidetza

izen ona nahi baldin badugu bermatu egin beharko genukeena da politika hobetu eta argitu dena eta saiatu hobetzen eta ez kontrakoa ez oztopatu zeren zuek egiten ari zaretenarekin justu kontrakoa egiten ari zaretelako

espero ere gaurkoan egia esan ez dakit zergatik jarraitzen dudan pentsatzen posible dela gauzak aldatzea posible dela

dena zergatik pentsatzen dudan sistema sostengatzen duten alderdiak jokabidez aldatuko dutela orain arte bidegurutze bakoitzean sistema sostengatzen duten

dutelako eta orduan sistema sostengatzen dutenak dira onak eta beste guztiok gara txarrak eta besteok gara mendekuzaleak elektoralistak txantajistak ramplones ez dakit ispiluaren aurrean begiratu zarete begiratu zarete ispiluaren aurrean igual noizbehinka ispiluaren aurrean begiratzea

posible dela herri hau batzoki bat izango ez balitz bezala kudeatzea aldatzea

jarraitzea azkenean orain arte bakarrik egin duzuena da zuritu zuritu eta zuritu jokabidea ikertu eta hobetu

eta hori da ikusi duguna jarrera defentsiboa kudeaketa kaxkarra arduragabekeria maila eskasa eta okerrena dena orain badirudi berriro ere harri berberean

pena bat pena bat egoerak eskatzen duenean beste maila batetan egotea administrazio publikoaren praktika txarrak ez dira konpontzen gobernuaren pataletekin baloiak kanpora botaz umeak bezala edo zaborraren kamioia gainerako taldeengan botatzen

ikertuaz gardentasunaz ikerketa batzordearekin errora iritsiaz zerk huts egiten duen zer konpondu behar den guzti horretaz lan eginez

erakutsi alfonbrak altxatu nahi dituzuela eta alfonbrak astindu nahi dituzuela horrela lortuko delako bakarrik osakidetza zerbitzu publiko eredugarria izatea horrela bakarrik erakutsiko duzuela benetan nahi duzuela

eredugarri izatea eta osakidetzaren izen ona mantentzea bestela beste guztia soberan dago hechos

garrido anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria macazaga anderea zurea da hitza

mila esker presidente andrea bueno por iniciar señora gorospe

ubera anderea non dago isiltasuna osakidetza sistema eredugarria izatea nahi badugu osakidetza sistema eredugarria

da eredugarria da eta dagoen dena argitzeko lehenengo

jaurlaritza da departamentua eta jaurlaritza da lehenengo interesatuak horrela izan daiten garrido anderea darpón ni el departamento

ez dabe ezelango guzurrik esan hemen argitasun guztia gardentasun osoz

berak eta bere taldeak behin eta berriro behin eta berriro

apartarse zinismo hutsa zinismo hutsa ikusi izan duguna

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi contra zortzi abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena etxebizitzen okupazio ilegala

segurtasuna eta gizarte bizikidetza bermatzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasako gara elkarrekin podemos martínez zatón zurea da hitza

proposamen honek zalantza asko sortu dizkit ez dakit non nagoen ppren kanpaina elektoraleko mitin batean edo legebiltzarrean ez dakit non

proposamen honek ez dio jaurlaritzari ezer eskatzen ezta espainiar gobernuari edo kongresuari

ere proposamen honekin alderdi popularrak kongresuan aurkeztutako lege bati kongresuko taldeek aldeko bozka ematea eskaintzen da

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eguerdi on guztioi askotan taldearen posizioa markatzerako orduan formari edo edukiari begiratzen diogu edo gauza biei edo bietako bati

ez da ohikoa izaten normalean aurkezten diren ekimen guztiei zuzenketa aurkezten diegulako baina nire aurretik hitz egin duten batzuk esan dute

ikusi genion llanos andreak aurkeztutako legez besteko honi eta aitortu behar dizuet eztabaida honetan momentu batzuetan pentsatu dudala baita ere madrileko diputatuen kongresukoan gaudela nahiz eta denok dakigun bezala hauteskundeak deituak dauden

horregatik gure taldearen posizioa puntu honetan

ez dut uste benetan euskadin aurrera eramaten ditugun etxebizitza politikei ezer asko

llanos andrea hona ekarri duzun proposamen honek eta uste dut alderdi popularrak madrileko diputatuen kongresuan aurkeztutako lege proposamen bat izanik han eztabaidatu beharko dela horrek daukan prozedura bakoitzak han ditugun ordezkariek izango dute aukera eztabaidarako zuzenketak aurkezteko akordioetara iristeko kasuan eta

kamara hari edo legebiltzarrari dagokio uste dut gai honen

bere babesa azaltzea lege proposamen honi eta baita ere

eskatzea onarpena ematea horrela fondoan sartu gabe eta eztabaida serio bat

ez dut oso logikoa ikusten eta horregatik aurreratzen dizut baita ere

aurrean horregatik esan dudanagatik ez dut gehiegi sartu nahi edukietan uste dudalako ez dela hau benetan lehen esan dudan bezala gure etxebizitza politikei

aportatzeko modua ez dugu ukatuko hala ere

kanpokoa kasu guztietan eta aipatu da baita ere behar batzuei

irtenbide bat emateko kasu batzuetan izaten dela okupazio hori zuk mafiak eta aipatu dituzu eta horien ba beno proliferazioan edo gero eta gehiago direla esanaz

lege proposamen hau baina uste dut martinez jauna izan dela aipatu duena hemengo etxebizitza blogean

pixka bat hau prestatzerakoan begiratu dudanez

lege proposamen hau mozio moduan edo legez besteko proposamen moduan

askotan aurkeztu duzue koma bat aldatu gabe kontutan izan gabe uste dut arazo hau oso ezberdina dela aipatu dituzuen bezala bai bartzelona madril

eta benetan hau eusko legebiltzarra da eta behintzat gure taldeari gustatzen zaio eta uste dut hau dela egin behar duguna hona etorri eta gure gizarteak dituen arazoei buruz eztabaidatu eta arazo horiei benetan konponbide bat topatu nahi baldin badiegu proposamen zehatzak eta gure eremuan daukagun egoerari pixka bat egokituta behintzat aurkeztea

zuen lege proposamen hau eztabaidatzeko aukera egongo balitz madrilen gure posizioa hor aurkeztuko genuke eta ez dut uste benetan hau denik
tokia horretarako eskerrik asko eskerrik asko berasaluze

eskerrik asko llanos anderea elkarrekin podemos martínez zatón zurea da hitza

eskerrik asko martínez zatón euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko berasaluze anderea eztabaida amaitu denez

bozketara jarriko dugu euskal talde popularraren proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena indarkeria matxistak salatzen dituztenen justiziarako egiazko irispideari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

eguerdi on guztioi eta eskerrik asko lehendakari andrea nik

gauza batekin aipamen batekin eta nahi dudana da hemendik gure elkartasuna adieraztea

emakumeei eta orozkoko emakumeei azken egun hauetan salaketa desberdinak

eta bestetik orozkon atzo bertan salatu zena eta lotura zuzena daukate gaurko gaiarekin orduan beraientzat gure elkartasuna gure babesa eta baita ere aipatu gura dut beraien ausardia ausarta izan behar delako momentu honetan

erabakia hartzeko eta hasteko bide judizial zail

ibiltzen hauek dira azkeneko datuak baina datu pilo daude eta hori da gaurko

dizut esatera atera behar izan da

hainbat tokietan emakumeen egia aitortzen ez duen justizia baten aurrean mobilizatu gara iruñeko talde bortxaketaren aurrean nagore

torturatzaileen kontrako epaiketan hauek dira adibide batzuk baina mugitu izan gara eta mugitu ginen ere pasada martxoaren zortzian greba feminista dinamizatu duten mobimendu feministako kideek eskatu zuten bezala

ere mahai gainean jarri zen justizia ibilbideak laberinto huts bilakatzen direla eraso bat salatzea ausartzen direnean

kezka handia delako justiziaren osasun eskasa eta okerrena da osasun eskas horiek dagoeneko erasotuak izandako emakume batzuk beste

gabe uzten dituela eta batzuetan incluso haien kontra jotzen duela legebiltzar honetan sartu garenetik hainbat biderrez landu dugun gai hau baina hor daukagu lana baina momentuz emaitzak ere gutxi eta askotan gainera planteatutako proposamenak aho batez onartuak izan dira hor daude baina oraindik gauzatu gabe eta berriro eskatzera etorri gara

eta orain dela gutxi labeko ordezkariak

eta han egon ginenok entzun genituen esandako gauza guztiak eta guk ikusi genuena

guk ikusi genituen hainbat gauza eta proposamen baten bitartez eskatu genuen aldatzea bi

berdin daude ea ahori ez du esaten bakarrik agerraldi

eta ni horra joaten naizenean ikusten dudana da dena berdina epaitegia berdin gauzak

aspalditik barneratuta dugu ezarritako gizarte antolamendua dela berdintasun ezak sortzen dituena eta berdintasun ezak egoera horiek erreproduzitzen eta mantentzen dituena nik bai uste dut ordea gaurkoan

ohikotasunez errepikatzen ditudan printzipio eta adierazpenak behin ere errepikatu behar ditudala horrela lortu baitugu barneratzea

urtetik hona barneratzea lortu izan dugu egunero egunero horrelako adierazpenak eta horrelako printzipioak

izan ditugulako gizarte egiturak modu orokor batean gizonezkoen menpekotasun kultur ereduetan oinarritzen ditu emakumeek talde sozial gisa pairatzen dugun duten menpekotasun

iraun du familiaren bidez instituzionalizatu izan da eta nahastu egin izan dira bai kulturarekin naturala den zerbaitekin edo tradizioa den zerbaitekin

egitura sozialaren indarkeria gisa definitzen da hau da gizarte egituran antolatuta eta finkatuta eta beraz pertsona jakin batzuek

burutzen badute ere egoera honen azalpena gizartearekin lotuta dago nahi dugun moduan deitu dezakegu edo izendatu dezakegu

esango diote nik beste hitz batzuk erabili izan ditut azaltzeko

gure gizartean errotuta dagoen gaitza dela eta gizartea eratzen dugun guztion artean eta bide ezberdinak jorratuz aurre egin behar zaiona erakundeetatik ere aurre egiteko lanean dihardugu aspaldidanik

bai lankidetza elkarlana funtsezkoa da formazioa prebentzioa sentsibilizazioa arreta emakumeon eskubideen defentsan

aldarrikapenez ozenki betetzen ari gara gizarte berdinago batek indarkeria gutxiago ekarriko baitu eta gizarte berdinago bat

esan bezala erakundeok egunero lan egiten dugu tresna eta neurri berri eta hobeagoak eskaintzeko gizarte eragileek ere badute zer esan asko eta zer egin eta lanean dihardute eta hala ere tamalez

oraindik egiteko baina bide hori egiteko prest gaude egunero egunero hartutako erabakiekin eta gaurko eztabaida eta onartuko den akordioa horren adibidea da jatorrizko proposamenak indarkeria matxistagatiko salaketak

edo direla zioen bai bikotekideek eragindakoa eta baita ere ezezagunek eragindakoa

egoera honen aurrean euskal erakundeok etengabe herritargoari modu egoki batean

eta horretarako beharrezkoa da arreta integral eta pertsonalizatua berdintasuna adingabekoen interesen defentsa ahalduntzea eta normalizazioa

eta arintasuna eta biktimizazioa saihestea eta horretara gure gaurko eztabaida eta zorionez onartuko dugun akordioa

jasotako puntuen deskribapena

eman dute hitzez hitz puntuz puntu beraz ni horretan ez naiz luzatuko bai gauza bat azpimarratzea gustatuko litzaidake lehenengoko puntuaren inguruan

jasotzen du lehenengo puntuak horrela izan behar baitu

gure erakundeen xedea izan behar da eta da

de violencia machista ez naiz gehiago luzatuko erdibidekoan baina ezin dezaket aipatu gabe indarkeria matxistari aurre egiteko arau proposamena berdintasun legearen moldaketak eratorriko duena tresna oso baliagarria

lehen esan dudan bezala pausoak bide guztietan eman behar baitira horretara gure gaurko erdibidekoa eskerrik asko denoi eskerrik asko arrizabalaga
andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

eh bilduren ordezkaria goirizelaia andreak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak castelo anderea bertatik

gauza pare bat esateko alde batetik arana andreari erantzuteko

bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko